osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet seigarren puntua erretiratua dagoela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda itxaso jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko egun on

ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren

egun on guztioi aurreko bozeramaileek esan duten bezala gaur eztabaidatzen ari garen ekimenak dakarren helburuari buruz gutxienez beste bi aldiz hitz egin dugu osoko bilkuretan

enplegu zentro berezien errolda sortzea alegia jada bi urte pasa dira ekimen hau onartu zenetik baina oraindik ez da bete

enplegu zentro berezien errolda sortzeko dekretua egiteko prozesua abian dagoela

ezberdinen ekarpen fasean daudela beraz espero dugu behingoz errolda hori sortzea dibertsitate funtzionala duten zailtasun handiak dituzte enplegu bat aurkitzeko horregatik uste dugu lanbidetik ahal diren neurri guztiak abian jarri behar dira dauden aukera guztiak hausnartu eta

aukera egokiena aukeratuz eh bilduk enplegu arruntera bideratzeko neurriak lehenetsi behar direla uste du baina jakin badakigu

dela mota eta gradu desberdinak daudela eta denontzat aukera berdina ez dela

ibilbide pertsonalizatuak beharrezkoak dira atzo horren inguruan ere

enplegu batzordean eh bilduren ekimenez eta enplegu zentro bereziak enplegu babestuaren barruan dagoen modalitatea bat da gehienetan ekonomia sozialaren

pertsonak sistemaren erdigunean jartzen dituzten entitateak jakin badakigu mota horretako proiektuak abian jartzea

dituzten batez ere iniziatiba sozialean oinarritzen direnak pertsonak eta helburu sozialak kapitalaren gainetik

pertsonen duintasunengatik arduratzen direnak eta kontu hau ere garrantzitsua da zeren eta ezagutu ditugu kasuak

esklabutzatik hurbil dauden kobratu dituzten soldatengatik ere eta hau beti salatu beharreko kontu bat da

administraziotik diru laguntza jaso izan baditu horrelako enplegua mantentzeko baina kontu horiek salbuetsita uste dugu lanbidetik

proiektuei ere laguntza eta bultzada eman behar zaiela eta ez behin eta berriro egiten ari den bezala

toña jauna gai honi buruz interpelatua izan zenean

entitate hauek merkatuan aritzeko ez dela beharrezkoa erroldatuta egotea beraz beraren hitzetik ulertzen dut edo espero dut sortzen diren proiektu berriei administraziotik ez zaizkiela trabarik jarriko adibidez gainontzeko enplegu zentroei bereziek bezala lanbidetik

eskatzerakoan edo adibidez lizitazio publikoan entitate hauei erreserbatzen diren

aukera berdinekin aurkezteko eskubidea izateko beraz horrekin

enplegu zentro berezien errolda sortzearen eskaera aho batez aterako dela edo behintzat bueno ba gehiengo batekin aterako dela

jaurlaritzak dekretua sortzeko prozesuarekin lehenbailehen bukatzea eta

duten pertsonak enplegu bat izateko bideratzen diren neurri guztiak era integral batean egitea posiblea izateko besterik gabe eskerrik asko

isiltasuna mesedez dena entzuten da hemendik euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

egun on guztioi enplegu zentro berezien erroldari buruzko mozioari ez genion zuzenketarik aurkeztu ados gaudelako eskatzen denarekin

eskatzen duena egiten interpelazio egunean toña sailburuak esan zizun bezala itxaso jauna enplegu zentro berezien erregistroaren araua jaurlaritzaren barne tramiteetan dadin lasai egon zure ekimenean eskatzen denez lehenbailehen ekarriko da legebiltzarrera amaitu bezain pronto badakigu oposizioak ekimenak aurkeztu behar dituela baina gaurkoan sailburuak emandako azalpenak eman eta gero

zentzu lar topatzen mozio honi argi azaldu baitzizun gobernuak bere lanak egin dituela

anderea erantzunen txandara pasatuz itxaso jauna

eskerrik asko llanos anderea zulaika andereak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak arregi anderea zurea da hitza

eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea eta

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu itxaso gonzález jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost bai beraz aho batez onartu da

gai zerrendako bigarren puntua mozioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua bi mila hamaseiko zerga bilketaren datuen aurrean hartu beharreko

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria

guztioi gaurko honetan eztabaidagai hartzen dugun mozio honekin otsailetik

duen gaia ekartzen dugu legebiltzar honetara

okerrak direla hileroko zerga bilketa datuak gero eta ageriago uzten dutela aurrekontuetako diru sarrerak puztuta daudela

gehiago ematen eta beraz gobernuak neurriak hartu beharko dituela guzti honen aurrean en febrero cuando

esku artean izan genituenean gure kezkak

bi hilabetetako datuak ziren gu hori bagenekien ere baina seinaleak ez ziren bat ere baikorrak urteko diru bilketaren hazkundea hazkunde helburua ehuneko zazpikoa izanik ehuneko bat koma zortziko hazkundea ematen zen otsailean eta okerrena

ikusten zen berriz ere betiko lez hazkundea pertsonen gaineko zergan eta kontsumoaren gaineko zergetan zegoela martxoan bertan ere lehendakaria

bilketa datuek ez dute bide egokia iragartzen datuak denok ezagutzen ditugu baina aipatu beharrekoak direla uste dut bi mila hamaseirako ehuneko zazpiko hazkundea aurreikusi zuten euskal dirubideen kontseiluan eta

ehuneko zero koma hiruko jaitsiera erakusten dute hau da datuak eta okerragoak dira aurten eta larriena dena datu bilketa osoaren ehuneko berrogeita hamara baino gehiago egin behar duen lurraldeak bizkaiak ehuneko bi koma zortziko jaitsiera izan du epe honetan gauzak horrela gobernuak itxaroten jarraitzen du betiko lez eta bitartean

se mire por donde se mire egoera hau delarik bizkaiko ahaldun nagusiak berak ere esan du jada gastuak lehenetsi egin beharko dituela eta beraz itxaron dezaketen gastuak itxaron beharko dutela aldiz

diru bilketa osoaren ehuneko hirurogeita hamara kudeatzen duen instituzioak itxaron behar dela esaten digu behin eta berriz itxaron behar dela esaten digu ekaina eta uztaileko datuak heldu arte itxaron behar dela esaten digu

agerian utzi zuten jaurlaritzak seiehun eta berrogeita hamar milioi euro

baino gehiago exekutatu gabe utzi zituela hainbat sailetan gertatu zen hori baina bereziki deigarria izan zen garapen eta suspertze ekonomikorako

eta honek nahita nahiez datuetan isla zuzena du ikerketa garapen eta berrikuntzari dagokiola datu txiki bat bi mila hamabian legegintzaldia hasi zen urtean barne produktu gordinaren ehuneko

bideratzen zen bi mila hamabostean ehuneko bat koma laurogeita hamara uste dut ez dagoela askorik esateko

herri honen garapen ekonomikoa bultzatuko duela guk ez dugu inolaz ere ikusten guk beti aldarrikatu dugu

inola ere ez murrizketarik onartuko are gehiago politika horiek indartzeko dirua behar dela eta diru gehiago behar dela

egin behar direla gobernutik sektore publikotik gobernuak lidergoa izan behar du gobernuak bidea markatu behar du baina legegintzaldi honetan argi geratu da gobernu honek arlo honetan gabezi handiak izan dituela aurrekontuen inexekuzioetan dezakegunez hau horrela izan bada bi mila hamabostean zerga bilketatik berrehun eta hirurogeita hamazazpi milioi gutxiago jaso dituenean jaurlaritzak zer gertatuko da aurten bi mila hamaseian egoera gero eta okerragoa

guretzat argi dago arazoa larria dela zerga bilketak ez ditu aurreikusitako helburuak betetzen indarrean dagoen zerga politikaren mugak gero agerikoagoak dira indarrean dagoen zerga politikak ez du bermatzen

ongizate estatua ez du bermatzen gure ekonomiaren garapena sostengatzeko politika publikoak behar duen oinarria guretzat hau ez da inolaz ere ez politika publiko sendoak garatzeko gizarte egoerari erantzuten dieten aurrekontuak izateko eta murrizketekin bukatzeko

zerga eredu bat bilketa datuak ikusita eta gobernu honek behin eta berriz errepikatzen dituen datu ekonomikoak ikusita

zirrikituz betea dagoela ez duela jartzen presioa jarri behar den tokian kapital inproduktiboan eta enpresen mozkinetan

arazoei aurre egiteko modua

gobernu honek eta aldundiek badituzte tresnak egoera honi buelta emateko eta hori da guk gaur hemen eskatzen duguna lanean jar daitezela

ez ditzala murrizketa gehigarririk egin bereziki garapen eta suspertze ekonomikoko ataletan

murrizketa gehigarri gehien jasan izan diren atalak jakin badakigu legegintzaldi hau bukatzeko dela eta ez da asko geratzen baina geratzen den denbora honetan ondo legoke behingoz gobernu honek lidergoa

ondo legoke gobernu honek behingoz eskura dituen tresna guztiak martxan jarriko balitu ondo legoke behingoz gobernu honek pertsonak helburu jarriko balitu

eskerrik asko pinedo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

amaitzen joan eskerrik asko damborenea jauna mistoa upyd

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi

bildu pinedo anderea egun on eta zuk

hasiko naiz errepaso bat egin duzu interpelazioan sailburuak eman zizun erantzunaren errepaso bat eta

itxaron behar dugula eta esan duzu badakizula zein den guk erabiliko dugun argumentua hori defendatzeko

eta horretara jotzen dugu horrela izan behar delako eta horrela sailburuak planteatzen zizulako esaten zizun oraindik

ditugun datuak behin behinekoak direla eta ez direla garrantzitsuenak eta udara

litzatekeela hobeto datu definitiboagoak ezagutzeko behintzat eta

zein izan den legealdian zehar beste urte batzuetan

esaten zizun zelan legealdiaren hasieretako diru bilketetan

momentu honetan lehenengo lauhilabeteko datuak aztertuta jaitsiera egon zen baina urte amaieran igoera egon zela eta bestalde zelan iazko datuen arabera guztiz kontrakoa gertatu izan zela

igoera ehuneko zazpi koma bostekoa zela eta urte amaieran berriz jaitsiera izan zela eta amaitu genuela urtea ehuneko

itxaron behar dugula zuhurtzia horregatik irizpide

aipatu izan dituzu guk zuhurtzia aipatzen dugula eta beste erakunde batzuetatik lehentasunak aipatzen

irizpide ezberdinen alde hori hemen aipatu

ez dago inondik inora irizpide ezberdinik erakunde ezberdinen artean zer egingo duen gobernu honek planteatzen edo galdetzen izan duzu qué va a hacer

erantzuna zuk zeure buruari erantzuna eman izan dizu

imajinatuz zein izango zen erantzuna eta erantzuna hori da

erantzun duelako sailburuak egindako interpelazioetan bai zuk egindakoan bai prietok egindakoan bai lehendakariari maneiro jaunak pasa den

hor horren atzean dago benetan filosofia bat zelan ulertzen dugun guk herri politika zelan ulertzen dugun guk herrigintza gure ustez guztiz beharrezkoa da aipatu izan dugu zuhurtziaz ekitea

eta herri batek herri baten garapenerako funtsezkoa da

ekiditea eta ezberdintasun faktorerik garrantzitsuenetarikoak

gobernu honek diru guztiak horretara zuzentzen ditu osasun sistema publiko indartsu bat izatea hori osasunaren eskubidea guztiz da desberdintasun faktore garrantzitsu bat

egiteko gaitasuna izatea hezkuntza sistema potente bat izatea

aukera baina ekonomia ahulagoa denean hezkuntza sistema publiko potente bat izatea guztiz guztiz funtsezkoa da

gizarte babeserako sistema gogor bat sendo bat izatea eta guk

eta hori ez da leku guztietan gertatzen hemen oinarrizko errenta dago hemen etxebizitzarako prestazio osagarria dago hemen

laguntzak ematen dira hemen osasun sistema unibertsala da hemen hezkuntza sistema guztiontzako da eta prestigioa daukana eta laugarrena

desberdintasun faktorerik garrantzitsuenetariko bat langabezia da eta horretara zuzentzen du jaurlaritzak egiten duen ahalegin

justizia soziala eta gizarte kohesionatu bat hori da jaurlaritzaren ahalegin guztia eta argi utzi du erantzunean

sailburuak zuri erantzundako guztietan

pinedo andrea ez du balio udal legearen bitartez tokiko udalei eskatzea tokiko udalei eskatzea

eta finantzen jasangarritasuna betebehar dutela araudi orokorrak diona betez eta gero hemen zuen mozioan esatea zorpetzera joan behar dela eta aipatu barik zelango murrizketataz zelango errestrikzioak ditugun europako gobernantza barruan gaudenak

eta zure legebiltzar taldeak eta guk adostu dugu toki erakundeentzako lege bat eta hori eskatzen diogu orduan izan gaitezen zintzoak eta izan gaitezen koherenteak eta egin dagigun guregan eta eskatu daiogun jaurlaritzari tokiko erakundeei

herritarrek gugan sinestu dagien eta hemen dagoz datu guztiak eta bai jaurlaritzako ordezkariek bai aldundietako ordezkariek

zein den egoera bai diru bilketaren aldetik bai gastu eta inbertsioen aldetik exekuzioari dagokionez datu guztiak beraz hori da jaurlaritzaren ekiteko modua

babesa dutenak lidergoa aipatu duzu eta hiritarren iritzia kontutan baduzu behin eta berriro agertzen da

zein den jaurlaritzaren balorazioa herritarren partetik eta zein den lehendakariaren balorazioa herritarren partetik benetan liderrak

nik beti esan dut zuhurtziaz ibili behar garela baina gauza da zuek helburua beste toki batean daukazuela

ez da hori gertatzen justizia soziala nahi duzuela esaten duzue eta horretan

esaten dute hemen erkidegoan oraindik pobrezia handituz joan dela pobreziaren datuak hor daude gero eta pobre gehiago dago

zer gertatzen ari da hor zerbait ez du funtzionatzen eta hor dago arazoa koherentzia ni horretan ez naiz sartuko yo en el reparto de carnet de coherentes ni horretan ez naiz sartuko gorospe andrea ni beti izan nahiz eta nik uste dut koherentziaz jokatzen dudala

joko horretan zuei asko gustatzen zaizuen joko horretan y su enmienda

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialisten ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

hori harmonizatuta egon zen eta lurralde historiko batean emaitza onak izan ditu beraz aztertu beharko da urtea amaitzen denean nondik etorri den zeintzuk diren zergatiak eta zergatik konportamentu desberdina dagoen eta zelan egokitu ahal den

kuriosoa da bilduren mozioa pinedo andrea oso kuriosoa da

eusko jaurlaritzak ez dituela eta murrizketak egiten dituela osasun arloan murrizketak egiten dituela hezkuntzan murrizketak egiten dituela euskal gizarte babeserako euskal sisteman eta zuen mozioan

aipatzerakoan oso kuriosoa da nik ulertzen dut interpretatzen dut onartu duzuela hiru arlo garrantzitsu horretan ez dagoela murrizketarik

eta ondorioz behin eta berriro kritikatu izan duzuela urkullu lehendakariaren jaurlaritza behin eta berriro

suspertze ekonomikora eta enpresei laguntzera eta gaur kritikatzen duzuela

eta garapen ekonomikorako neurriak hartu behar direla eta murrizketarik egon ez daiten eta guzti hori laugarren zutaberik garrantzitsuena jaurlaritzarena da langabeziaren aurka borrokatzea hori delako benetan egoera larrienetarikoa

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamaika bai

ez da onartu jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

ez da onartu jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamasei bai berrogeita hemezortzi ez bat abstentzio

euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita zortzi ez ondorioz ez da onartu

honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua arnaldo otegik etaren historia kriminala zuritzeko egindako

egin beharrari buruz proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna maneiro jauna zurea da hitza

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria elola jauna zurea da hitza

egun on sailburu eta legebiltzarkide guztioi entzun upydko ordezkariari eta alderdi popularreko entzun ondoren

gure gizartean sortu dituen kalteak gainditzearen eztabaidari arnaldo otegi orain dela hilabete bat bere ibilbidean egindako

egindako saioen ondoren talde sozialistak ulertzen dugu

jasan izan duten pertsona guztiei eta erakunde askoei nazka ematen diela bi ganbera horietako zenbait ordezkarik ibilbide horretara nolabait lotutako pertsona bati erakutsi diote

eta gu ere gaitzesten dugu noski nola ez sorturen idazkari nagusiak

emandako azalpena terrorismoaren iraunkortasuna uler zedin euskaldunen jarrera genetiko bat izango balitz bezala zera da gatazka euskadin zirimiria modukoa zela naturala eta hori ez da horrela sozialistok hala diogu denok dakigu

demokraziarekin eta autogobernuarekin izan zuen luzapena eta eragoztea ez zela izan ekidin ezineko

politikoki mantendutako eta elikatutako borondatezko ekintza bat izan zela ordea bestelako pentsamendu zutenak hiltzea eta mehatxatzea

y de upyd ez gara sozialistak izan eztabaida hau ekarri dugunak ez dugu inolako interesik otegi jaunari bruselas eta bartzelonan

baina bilkura honetan eztabaida hau sartu denez behintzat atera dezagun etekin bat partidu popularrak eta upydk aurkeztutako iniziatibei sorturen idazkari nagusia zein eh bilduren lehendakaria izateko hautagaiak egindako adierazpenen eta sustapen jiraren salaketa

funtsezkoa dena azpimarratu nahi dugu batu ahal eta batu behar gaituena

aurkeztu dugu gure osoko zuzenketa irakurriko dizuet entzun nahi duenak entzuteko

nabarmentzeko eusko legebiltzarrak euskal gizartearen ordezkari den aldetik zeinak urtetan pairatu baititu fanatismoaren ondorio kriminalak

herri honetan bizi izan den sufrimendua ezkutatzeko saio oro eta berriro adierazten du ezen etorkizuneko elkarbizitzarako beharrezkoa dela

injustizia indarkeria eta eragindako mina

justizia eta erreparaziorako eskubidea

honela dio eusko legebiltzarrak adierazten du ezen erakunde terrorista bateko kideak izendatzeko preso politiko eta errefuxiatu hitzak

tolerantzia lortzeko bidean bai eta pertsonen bizitza eta askatasuna

jartzen duten balio zirikoekiko konpromisoa lortzekoa bidean ere hau aurkeztu dugu eta baita ere aktan azaldu

legebiltzar taldeak adierazi duena eta esan duena eta

eskerrik asko eskerrik asko elola jauna eh bildu taldearen ordezkaria urizar jauna zurea da hitza

hitzei buruz ari gara balorazioak egiten zer esaten duen batek zer esaten duen besteak zer dagoen ondo

hitzak garrantzitsuak dira eta nik ez diet hitzei garrantzirik kenduko

hitzaren etxea deitzen zaio honi legebiltzar honi

omen dira parlamentuak baina dirudienez hitzaren etxe horietan ere batzuek daukate hitz egiteko askatasuna eta beste batzuek ez expreso politiko eta iheslari hitzak erabili

biktimen duintasuna urratzen duelako eta nik

hasiko dut niretzat garrantzitsuena hori delako

bat ere bazterrean utzi gabe eta biktima batzuek egiten dituzten adierazpenekin bat etorri ez arren errespetatu egiten dut esaten duten dena

baina errespetatu ez konpartitu errespetatu ez dut bat egiten

eta ez naiz banatzen ari biktimen jatorria edo

biktimak edo estatuen biolentzien biktimen baitan

erantzun desberdinak ematea erabaki dute eta errespetu guztiz diot

bizikidetza eta etorkizunaren alde egiten ari diren biktimak direla nire erreferente edo miresten ditudala iragana ahaztu gabe

eta etorkizuna eraikitzeko erabaki duten biktimak direla niretzat erreferente

haserre eta kritikak errespetatuko ditut baina etorkizuna begira jartzea erabaki duten biktimak eta bide horretan eragile izatea erabaki duten biktimak

eta zentzu horretan nik uste biktimena jakinda guri zer dagokigun argi daukagu

argi dago beraientzat biktima guztientzat behin eta berriro esango dut salbuespenik gabe

eta gertatutakoa ez dela berriz errepikatu agintzea edo ziurtatzea

horretan ez gaude gaude horretan batzuekiko eta ez gaude beste batzuekiko jarri gaitezen zeren denek merezi dute hori denek merezi dute

eta errespetu falta hitz batzuk dirudienez errespetu falta

dakarkite zuzenean errespetu falta askotan nabaritu dut nik

zuzena askotan eta pertsona ezberdinen aldetik nola uste duzue sentitu dela ni pertsonalki behin eta berriz

adierazteaz nola uste duzue hamarkadatan urteetan behin eta berriz

aurkeztu naizenean publikoki kontzentrazio adierazpenetan manifestazioetan adierazpen askatasunaren edo askatasunean oinarritzen dira pertsona horiek adierazpen horiek egiterako orduan eta antza hitzaren etxean onartu behar ditut adierazpen askatasuna dirudienez batzuentzat onargarria da

eta hitzak berriz esaten dut garrantzitsuak izan daitezke baina erabakiorrak ekintzak dira

ekintzetara pasatu behar gara hitza garrantzitsua da baina hitzetan mugatzen bagara edo hitzen bueltan soilik mugitzen bagara

ez dagoelako benetan hori da ez gara mugituko hasierako puntutik eta hori ere helburu politiko bat da hori ere helburu politiko bat da eta euskal

erabaki politiko bat bi mila hamaikan gobernu popularrak hartu zuena

ez mugitzea eta ordutik hitzen bueltan nahastea gu denok

bertako bake prozesuaren parte izateko edo bake prozesua konpontzeko eragile bihurtzea eta nik ez dut uste britainia handiko gobernuaren kontrako sospetxarik egon daitekeenik baina iragana ahaztu gabe erabaki zuen

aldiz hemen bake prozesua oztopatzeko erabiltzen ditu behin

euskal presoak irabazlearen eta galtzailearen

behar dutelako gizartea horrela banatzea nahi duelako hemen aldiz

posibilitatu beharrean lagundu beharrean trabak jartzen ditu

eta gero esan behar da nazioarteko harriduraren aurrean

iraganera begira dauden hitzetan lotzea da helburua

ez egin eta hitzetan lotzea da helburua iraganari oraindik ere erreditoak bilatzea nahi zaizkiolako eta iraganari

etorkizunerako proiekturik ez dagoelako gu

aurrera egitea erabaki dugu euskal gizarteak erabaki duelako euskal gizartea aurrera doa euskal

eta gu aurrera goaz baita ez dugu iragana ahaztu nahi

baina gu aurrera goaz hitzekin baina batez ere ekintzekin eta ez dugu bideo hori bakarrik egingo

gehiengoa klabe horretan dagoelako eskerrik asko urizar jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok oinarrizkoa den aldarrikapen bat partekatu nahi nuke zuek guztiokin

printzipioz legebiltzarrak edozein legebiltzar ez luke ordezkari politiko zein herritarren iritziei buruz eztabaidatu behar are gutxiago horri buruzko ebazpenak onartu beharko badakit batzuek

eta berdin buruzagi politiko zein gotzain edo beste edonork gure gustukoak ez diren adierazpenak egin dituzten batzuetan berauek zuzenean hartu legebiltzar batzar nagusi edo udaletara eraman

berauen aldeko edo kontrako eztabaidak sortu eta erabakiak hartzeko baina hori ez dagokio legebiltzarrari adierazpen publikoak askatasunaren babespean egiten dira eta kritikatu daitezke jakina prentsan

edo bileretan salatu egin ditzakegu eta oso kasu konkretu batzuetan irainak

epaileek aztertu eta ebaztu ditzakete baina parlamentu batek horri buruzko erabakiak hartzea

egokia ikusten bestetik gaur proposatzaileek dakartzaten aldarrikapen berberak edo oso antzerakoak izan dira aurretiaz ere

bi mila hamairuko maiatzaren hamaseiko osoko bilkuran hain zuzen gai hau jorratu egin zen eta legebiltzarrak esanda utzi zuen gaur

orduko bilkuran legebiltzarrak aldarrikatu egin zuen euskadin ez eta espainian ez dagoela preso politikorik eta

esanda dago beraz ez da egon ordutik horren kontrako aldarrikapenik ez dugu beraz ulertzen zertara

abiatu nahi dugu elkarbizitza eraiki nahi dugu ezer zuritu gabe oroitzapenean oinarrituta bai baina ez oroitzapean paralizatua hizkuntza armagabetu dezagun

biktimak iraindu edota giza eskubideen urraketak zuritzeko balio duten hitzak eta begira dezagun aurrerantz egin dezagun bidea eskerrik asko
eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak elola jauna bertatik

egun on berriro ere gauza asko esan dira hemen eta gu gure lehenengo jardunean esan dugun bezala ez dugu publizitate gehiago eman nahi otegi jaunari bera bere ibilbidean

izan badu publizitatea izan du guk ez diogu ospe gehiago eman nahi

gure printzipioak garbi daude uste dut denok

zuritu nahi gertatutako historia baina ez dugu nahi berriro ere

hitz egiten ari garela eta hitz egingo dugula orain egoera horretan gaude

esaten dut zertarako berriro ere lehen esan bada

hain zuzen preso politiko eta iheslariak ez direla hitz egokiak eta horiek

eta adierazpen askatasunaren izenean ezin da edozer gauza esan eta jakinda zuk esan duzun bezala biktimak errespetatzen dituzula

hitz horiek ezabatu egin behar zenuke zeuen hitzetatik

adierazi hitz horiek ez dira egokiak gaur gauden post eta garai honetako gauden

egoki atzerapausoak benetakoak dira zuk gaur bilduren izenean zatoz

zer izan den ere abiapuntua jarri duzu baina abiapuntu horretan oraindik ezker abertzaleak ez dakit orain zu barne zauden

horretaraino iritsi behar du abiapuntu horretaraino

hamar zor dionak hamar zor badu norbaiti

denok mugitzea ez du izan nahi bosteraino iritsi behar dela

eta hor dago zoru etikoa hor dago joko demokratikoa eta hor

zuek ez dakit ezker abertzalea edo eh bildu osotasunean

orain dela gutxi ez da aspaldi urtebete behintzat hasier arraizek esan zuena

para dirimir una cuestión eta orduan hori esan zuenean aurrerapauso bat ematen zuen zela baina hainbeste aurrerapauso azken

behin betikoa falta zaizue azken finean biolentzia ez da biderik okerrena baizik eta eta talde terroristak erabili duena eta hori errekonozitu behar da ez zela izan gertatu behar zelako

ez jauna hori lagunduta bultzatuta eta ondo pentsatuta izan zen horiek denak falta zaizue zeuei esateko eta beste gaurko hau da beste adibide bat eta nik azpimarratu nahi dut eta adibide honetan garbi geratzen dena

paso behin betikoa falta zaizuela emateko besterik ez

eskerrik asko elola jauna eh bilduren ordezkaria urizar jauna

ongi argitu duzu eta nik uste dut erdi erdian jo duzula publizitatearena

hori da adierazpen horiek egin izan balitu beste toki batetan hemen ez zen ezer gertatutako gertatzen dena da

sei urte eta erditan kartzelan egotea politika egiteagatik hori izan da publizitate onena eta hori ez da eh bilduren

hortik aurrera noski hemen beste interes batzuk daude shaolin monjearen

eta hori da errealitatea okertu nahi izatea nik ez dut justifikatuko etak egin duena ez dut justifikatuko ez hirurogeita hamazazpian ez aurretik ere ez hirurogeita hamazazpian ez aurretik ez ez badakizu zer gertatzen den

jaurlaritzak atera zuen dekretu bat biolentzia injustuaren arabera hirurogeitik

nik ez dakit zer motibazio izango zuen bakoitzak bere egunean egin zuena egiteko ni kartzelara joan nintzen ia kartzelara joan nintzen biolentzia ez ejertzito inongo ejertzitotan ez egoteagatik bakoitzak egiten du bere hautua

hemen interesa daukate batzuk motibazio politikoa egon dela ere ezkutatzeko

nik ez dut justifikatuko motibazio politikoa izan delako hori

biktimak eta txosten desberdinetan motibazio politikoagatik izan direla onartzen delako

batzuk eta besteak motibazio politikoagatik izan da ez da

eta gero ia beste gauza bat badakigu maneiro jauna zu zarela biktimen bozeramailea badakigu zuk esaten duzulako biktimek nola pentsatu behar duten

nik esaten dut biktima bakoitzak berak nahi duena esango duela

ezberdintasuna dago zuk erabakitzen duzu biktimek zer egiten dien min eta zer ez

eskerrik asko urizar jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

eskerrik asko iturrate jauna eztabaida amaituta

euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai

ez da onartu jarraian maneiro labayen jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ondorioz ez da onartu jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko

eitbn ikus entzulearen babesle figura sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

guztioi eguerdi on guztioi gaur hona eitbn ikus entzulearen babesle figura sortzeari buruzko ekimena ekartzen dugu

eta astelehenean eitbren kontrol batzordera eraman genituen ekimenen eztabaida bezala esan gabe doa gure ustez logikoena

eitbren erreforma integrala abordatzeko sortutako batzorde berezian ematea litzateke alegia eitbk behar duen erreforma integralaren

legealdia aurrera doa ez da asko falta bukatzeko eta ez da posible izan hain beharrezkoa den eztabaida horri ekitea

uste dugu guztiok ere ez diogula behar duen besteko erantzunik eskaini zentzu horretan eta guk gure autokritika ere onartu genezake galdutako legealdia izan da

horren zergatietaz eta arduretaz luzatuko gaur hemen baina euskal herria bilduren aldetik datorren legealdiari begira nahiko genuke gutxienik alderdi guztioi dei bat mezu bat helarazi eta zentzu honetan

eitbk hain beharrezkoa duen herri honek hain beharrezkoa duen hedabide publikoaren inguruko eztabaida hori behar bezala emateko deia luzatzen dizuegula eztabaida hau

babeslearen eztabaida hau guk abiapuntu

planteatzen dugu oinarri batetik planteatzen dugu eta da gure aburuz eitbk momentu honetan ez duela ikus entzulearen

edota hobeto esanda herritarrek ez daukatela arartekorik eitbn egon daitezkeen hutsegiteetan zerbait esatearren

beraien kexak beraien kezkak bideratzeko inolako bitartekorik eta badakigu mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzian

mila bederatziehun eta laurogeita biko sorrerako legea modifikatzeko edo modifikatu egin zela eta

administrazio kontseiluko presidenteari egozten zaizkiola nolabait ikus entzulearen babeslearen figura eta hori diogu batez ere gero inor ez etortzeko esanez ba bai badauka ze laurogeita hemezortzian

bai badakigu baina seguru nago gaur hemen bat baino gehiago agian enteratuko zela horretaz ere alegia eitbk baduela nonbait definizioz teorian

lehenik eta behin gaur egun ia inork ez dakiela hori eta inork ez dakienez

funtzio hori bete ahal izatea ezagutzarik ez dago herritarren artean eta bere hemezortzi urteetako ibilbide

du zenbat kexu jaso ditu hemezortzi urteetan galdera bat da ez dakigu zenbat jaso dituen baina seguru gaude

oso gutxi izan direla hedabide publikoari kalitatea eta prestigioa emango dion tresna batez ari gara nazioartean

komunikabide hedabide erreferentzia argiak ditugu guztiok ere hori baieztatu egiten dutenak eta sistemarik efiziente eta demokratikoenek ere hutsegiteak egiten dituztenez uste dugu

halako figura baten halako funtzioak beteko dituen ardura baten sorrera eta horren garapena horren inplementazioa ezinbestekoa dela eitbn eitbk gure aburuz halako bitarteko baten beharra onartu

eta bere zerbitzu eta kalitatea hobetzeko aldartetik aplikatu beharko luke legearen modifikazio horretan

esan bezala administrazio kontseiluko presidenteari egozten zaizkio ikus entzulearen babeslearen funtzioak betetzea

egozten zaizkio baina ez du inolako garapenik gure aburuz funtzio hori modu eraginkorrean egin ahal izateko lehenik eta behin iraunkorra izan behar du figura horrek eta guztiok dakigu gaur egun eta horrela da eitbren sorrera legetik ia ia

sei hilabetetik behin aldatu egiten den figura bat dela beraz guretzat

ezin zaizkio ikus entzulearen babeslearen figurak bete behar dituen funtzioak egotzi gure ustez iraupena askoz iraunkorragoa izan behar du eta ezin da egon sei hilabetetik sei hilabetera egon daitezkeen aldaketen

iraunkortasunaz gain uste dugu baliabideak eta bitartekoak behar dituela

behar duela bere egitekoak ondo egin ahal izateko aurrekontu bat behar du batik bat hasiera batean bere lana ezagutzera emateko

zabaldu ahal izateko eta behar da ere bere eginkizunen zehazte bat bere eginkizunen zehazte zehatza eman behar da eta ez da figura bat soilik egon daitezkeen neutraltasun

manipulazioen ardura hartuko duen figura bat genero berdintasunaren eskubideak

lituzke izaera erabat integrala eta zabala duen figura batez ari gara hitz egiten baina diogun bezala gorretarako bere funtzioen zehazte zehatz bat eman behar da

beraz lehen arazoa lehen desadostasuna momentu honetan administrazio kontseiluak egindako

egozten zaion iraunkortasunarekin erabateko zalantzak ditugu beste galdera bat hausnarketarako eta eztabaidarako

administrazio kontseiluko kidea izan behar da ezinbestez administrazio kontseiluko kidea izan behar da bai ala bai eta norbaitek esango du

justu etxe honetan ez dugu argudio hori onartzen justu etxe honetan justu etxe hau

zerbait baldin bada justu legea aldatzea da beraz utzi dezagun legeak dioena hitz egin dezagun horren egokitasunaz hitz egin dezagun zein profil izan behar duen ikus entzulearen babesleak bere horretan

gero legea aldatu behar baldin bada aldatu dezagun

baitago ez dezagun beste behin ere legea herritarrei egokitu beharrean herritarrak legeari egokitu nahi izan badakigu administrazio kontseiluko kideen gehiengoa

beraz honekin ere zalantzak ditugu ea postu horren egokitasuna egokien presidenteak betetzen ote duen

izan ere dakizuenez administrazio kontseiluko kideak gehienak

orduan guk uste dugu ikus entzulearen babeslearen figura ezin dela alderdi politiko bateko kide batetan jausi eta adibideak pila bat nazioartean pila bat adibide ditugu radio televisión españolan adibidez eta kasu askotarako beharbada ez da eredurik edo adibiderik onena izango baina uste dugu justu kontu honetan gu baino nahiko

ikus entzulearen babeslearen figura

baina hautaketa lehenik eta behin

y credibilidad edozein kasutan ere etxe horretako kazetaria izango da radio televisión españolan ikus entzulearen babeslea edo eta arartekoa hala ere deitzen

katalunian bertan kataluniako irrati telebistak ere izaera iraunkorra esleitzen dio ikus entzulearen babesle figurari

bere funtzioetarako beste hainbat baliabideen artean hiru ataletan banandutako web gune oso aktibo bat du martxan bezeroarekiko harremana bideratzeko kontsulten atala iritzi kexak bideratzeko

ere ejenpluak mila ditugu nazioartean uste dugu etb momentu honetan guztiorekiko atzean geratu dela

eztabaida honek eta eztabaida honetatik aurrera zabaltzen den epe honetan ere ikusita administrazio kontseiluan ere eztabaida hau ematen ari dela

baliatu egin behar dugula adibideak nazioartean milaka daudela esan bezala eta bakoitzetik onena hartzera gonbidatzen zaituztegu

ahalik eta onena eraginkorrena eta herritarrentzat
positiboena izango dena sortu ahal izateko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak unzalu jauna

eskerrik asko presidente andrea sailburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi euskal sozialistak

nahiezko premia bat dela eitbren erreforma integrala eta jakin badakigu erreforma horrek erakundearen sortzearen legearen aldaketa ekarriko duela

oraingo legea hobetuko luke eta euskal irrati telebistaren modernizazioaren legeari bidea emango lioke la ley

uribe etxebarria jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

joan den urteko urtarrilean administrazio kontseiluaren

lantalde bat osatu egin zen administrazio kontseiluaren barne araudia egiteko kontutan hartuta administrazio kontseiluaren presidentea egiten dituela ikus entzuleen defensore lana ba normala denez lantalde horretan tratatu egin da tratatu egin da eta dagoeneko oso hurbil gaude administrazio kontseiluak non bere onespena espero dezagun aho batez emango diola bere barne araudiari orduan hortik aurrera normala denez eta ulertuko duzunez

administrazio kontseiluan lanean ari diren horiek kontutan izan dute abiapuntu bezala legeak esaten duena eta zuk aipatu duzu

laurogeita biko legea aldatu egin zen eta hor ikus entzuleen defensorearen figura gehiago zehaztu zen nik esango nuke beno zuk planteatzen duzuna da aurrera begira gustatuko litzaizukeen figura zein izango lirateke hori komentatu aurretik

ez zaidala zuzena iruditzen esatea defensorea ez dagoela

aurrikusten duelako finkatzen duelako eta defensoreak lana egin duelako ados egon gintezke eta hortik dator

eta baita ere guk adostu dugun testua ezagutzara eman behar dugula figura hori hori garbi dago eta beharbada

webgunean bere atala izan behar du eta abar eta abar eta abar

aurki zuzendu egingo da guzti hori baina egon egon da egon da figura hori eta lana egin du

egon daitezke ganbera honetan baita ere nik esango dizut orain arte azkeneko hiru hilabeteetan

zuzenketa edo zuzendaritza edo presidentzia eta hiru kasu izan ditudala eta ez naiz besoak gurutzaturik gelditu beraz figura hori egon badago eta lana egin du gero beste gauza bat da ezagutzera eman behar dugula eta

webgunean eta abar eta abar eta abar azaldu beharreko figura bat da erantsi nahi nizuke baita ere

kexak eta hori baita ere unzalu jaunari ez direla mugatu

historian zehar ikus entzuleen defensoriari zuek kontziente zarete bai telebistan eta bai irratietan beti ere mikrofonoak telefonoak gaur egun beno garai batean baita ere smsak eta gaur egun baita ere whatsappak

baliabide guzti horiek tresna guzti horiek irekiak egon direla eta hortik baita ere eitbko profesionalek jasotzen dituzte iradokizunak kexak eta baita ere zorionak unzalu jauna beno telefonoz ari zara ez dakit

esan nahi dudana da baita era zorionak jasotzen dituztela

baina zorionak eta zuek jarraitzen baldin badituzue

esaten nuen unzalu jauna ez bakarrik kexak baizik eta zorionak baita ere jasotzen dutela eitbko profesionalek beste tresna horien eskutik gero hortik aurrera ba bai noski ba beno ba zuk

zilegia da eta buelta bat eman daiteke baina bere inplikazio guztiekin inplikazio guztiekin nik esango nizuke baita ere zentzu horretan ba ez dakit inkesta bat eginez gero ba ez dakit ze neurrian televisión españolako

nik hori zalantzan jarriko nuke beraz esku artean daukagu daukaguna administrazio kontseiluak lan oso bikaina egiten ari da eta egin du aurki bere araudia izango du eta hor sakontzen da

figuran eta nik uste izango dela positiboa eta denen onurarako gero gerokoak ingelesez esaten den bezala

ikusiko da etorkizuna ez dago idatzita beraz ikusiko da

ba bai urruzuno jauna zuk badakizu eta guk behin eta berriro

betidanik esango nuke guretzat eitb gure autogobernuaren oinarri nagusienetariko bat dela oso garrantzizkoa euskal

euskaldunak izan dezaten aukeran beste batzuen artean bertako ikus entzunezko eta interneteko komunikabide publiko bat

azken batean askok geure errealitatea nolakoa den kontatzerik badigute askatasun osoz

euskal komunikabide kasu honetan telebista irrati eta internet izaera publiko duena geure errealitate propioa nolakoa den

munduan zehar inguratzen gaitun errealitatea besterik ez mila esker eskerrik asko uribe etxebarria jauna

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

ekartzen dugu ekimen hau eta horregatik eraman genituen beste hiru ekimen astelehenean kontrol batzordera ere guk egiten dugu perspektiba horretatik uste dugulako dela hedabide publiko bat bere funtzioa duena eta hori hobetzeko besterik gabe

gai honi dagokionez ikus entzulearen babesle figurari dagokionez

izaera bera duen izaera bera halako figurek beste ente batzuetan dituztenetik oso oso urrun dagoela zergatik

gehigarri bat bezala pertsona hau sei hilabetetan presidentea da eta emango diogu ikus entzulearen babeslearen

ardura ere gehigarri bat eta ezagutzarik ez dago eta hori da arazoa herritarren artean ez dago ezagutzarik ezagutzarik ez baldin badago

ez duelako lantalde bat ez duelako aurrekontu bat ez daukalako beste inolako bitartekorik eta hori da arazoa orduan guk gaur

gutxienez egin nahi duguna da kontu hau mahai gainean jarri mahai gainean jarri badakigulako administrazio kontseilua momentu honetan horretan dabilela eta administrazio kontseiluari esan nahi dioguna da gutxienez eta badakigu

bere joko zelaia zein den badakigu baina gutxienik uste dugu esan behar diogula gutxienez barajatu behar duela figura horren egokitasunari begira

gutxienik baloratu behar duela ea pertsona hori administrazio kontseiluko kide izan behar den alegia alderdietako pertsona bat izan behar den edota beste figura autonomo eta

jartzen dugu zuzenketan erdibideko zuzenketan etorkizunean beste definizio batzuen aukera baztertu gabe

eta gero berriro diot bakoitzak bere esparruaren arauak eta bakoitzak bere esparruak ematen dionaz jabetuta besteok ere etxe honetan ikusi beharko dugu zentzu horretan zer egin behar dugun

maneiro jaunari ere ematen diot arrazoia esaten duenean

eta nik euskal herria bilduko partaide legez

baina momentu honetan ez dago baldintzarik etxe honetan lege hori aldatzeko ez dago

honen inguruan bai uribe etxebarria jaunarekin eta bai unzalu jaunarekin hitz egiten legeari heltzen dira ulertzen dut uribe etxebarria jaunak adnean daramate

jaungoikoa lege zaharra eta eutsi egin behar zaio legeari

esan dut nik hasierako nire hitzartzean etxe honetan hori ez dudala onartzen

batik bat hori da printzipalena legeak

orduan guk uste dugu honekin gai hau gutxienez mahai gainean jartzen dugula

kontseiluari eta hemen ere gure aburuz sortu beharko lituzkeela beste aukera batzuk ba beno aurrerago behar bezalako ikus entzulearen babesle bat

eskerrik asko urruzuno jauna euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

irónica urruzuno jauna bai esan duzuna lehen komentatu dizut ulertu dizut baina administrazio kontseiluak ez dauka gaitasuna

baizik eta hori izatekotan legeak ba pixkat baimendu behar dio

noski inongo zalantzarik gabe izan ere lege zaharrak zer edo zer demostratzen baldin badu da hemeretzi mende aurretik hemen herri bat existitzen zela eta beno herri bat hemen ez dela sortu

bukaera aldean eta ez dakit oso positibistak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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai bat

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hepatitisaren diagnostiko goiztiarrerako plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi gaurko honetan ez dugu hitz egingo momentu honetan tratatzen ari diren pazienteen inguruan askotan hitz egin dugu eta esan behar dugu ezer gutxi lortu dugula gaur ehun hepatitisaren diagnostiko

baina egia esan ez dago asko eztabaidatzeko adostasun zabal batera

ezbairik gabe diagnostikatuta dauden pertsonak era egokienean tratatzea lehentasunezko gaia da baina hori bezain garrantzitsua da diagnostiko goiztiarra egitea ehun hepatitisa duten pertsonen kopurua lehenbailehen ezagutzea

bi helburu nagusi betetzeko asmoz larritu baino lehen tratatzeko eta ekiditeko hori da hain justu sinatu dugun erdibideko

jasotzen dena beste aldetik legez besteko proposamen honi aurkeztu genion gehitzeko zuzenketak oso argi eskatzen zion jaurlaritzari

eginda eta beharrezkoak diren neurri guztiak martxan jarri baino lehen legebiltzarrean aurkeztea hori da hain zuzen ere

erdibidekoaren bigarren puntuan jaso dena eta azkenik ehun hepatitisari buruzko formazio programa bereziak profesionalei zuzendutakoak

erdibidekoa horregatik noski sinatu dugu baina era batean edo bestean gaur eskatzen duguna darpón sailburuaren agindu batean agertzen diren

jasotzen da baina bistakoa da jaurlaritzak berak proposatzen duena ez duela bete

ez hori bakarrik zenbakiak aldatzen dira eta nahiz eta sailburuari behin baino gehiagotan eskatu ez dugu eskuratzerik izan

ez dugu inon ikusi gaixotasun honen inguruan informatzeko ez kartelik

ezta material pedagogikorik ere horregatik zalantzan jartzen dugu ildo estrategiko honen betetze maila beraz

baina esan dugun bezala lau ildo estrategikoak ez dira betetzen edo betetzen badira diskrezio osoz egiten ari da

horregatik talde ezberdinok behin eta berriro aurkezten ditugu ekimen ezberdinak ganbara honetan egia da gaurkoan jaurlaritzari sostengua ematen dion taldeak adostu du erdibideko hau lehen aldia da gai honetan baina ezin dugu ukatu egoera

gogoratu behar dugu jaurlaritzari eskatzen diogun plana egiteko hiru hilabeteko epea dago hiru hilabete barru legealdia amaituta egongo da

qué pasa roncal andrea ekimena eta akordioa beharrezkoak dira

hala jakinarazi genizun eta konpartitzen dugu goitik behera

edalontzia erdi hutsik ikusten dugu ziur gaudelako beste ekimenekin gertatu den bezala gai hau

linboan geratuko dela eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

dugu eta salatu dugu bereziki eusko jaurlaritzaren jarrera tratamendu

hainbat alditan esaten dudan bezala eztabaidatu dugu eta akordioetara heldu gara eta akordio horretan gobernu honi eusko jaurlaritzari betebeharrak jarri dizkiogu eta salatu dugu eusko jaurlaritzaren jarrera

bere jarrera atzerapena zelako

eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eguerdi on denoi gaur egun ehun hepatitisa osasun publikoko

baita egungo osasun sistemarako erronka ere birus horrek kutsatutako

antolaketaren konplexutasunagatik eta

agertzeagatik horrek guztiak osasun aldetik

egitea dakar pazienteentzako arreta

euskal osasun sistemaren iraunkortasuna eta bere oinarrizko printzipioak bermatzen ditu unibertsaltasuna ekitatea

erantzuteko txandan norbaitek parte hartu behar du beste norbaitek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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai aho batez onartu